erantzungo dizuet eta erantzuten hasi aurretik zuen erdibidekoan hirugarren puntuan

formatu txikiko familia enpresa eta nahi nuke entzutea zuentzat hori zer den nola definitzen duzuen hori

sekulako bertigoa gauza batzuetaz hitz egiteko mugetaz hitz egiteko eta hemen zenbait astakeria entzun ditugu

astakeria bezala planteatzen duzuen hori nekazaritzarako beste edozein sektoretan guztiz ohikoa dela eta

mikroenpresa bat zer den edo enpresa txiki bat edo enpresa ertain bat langileen araberako mailaketa bat egiten dela

leku askotan aurkitzen ditugu atpa bera zer da baserritarraren diru sarreren ehuneko berrogeita hamara

nekazaritza jardunetik jasotzen duena eta horren baitan ditu laguntza bat ematen da edo ez da ematen ganadu kargaren minimoak ezartzen dira

baserritar bakoitzak ere jaso behar duen minimoa eta maximoa ere ezartzen dira ez dira kontzeptu hain ezezagunak hemen dagoena da eta daukazuena da bertigoa zapaldu gabeko lur horretan urratsak emateko

dituzue eta horretaz ziur egon gainera eta gainera lotzea mugen kontu hau

ere bada hori kontua da guztia ezin dela artisaua izan

eta nonbaiten marra bat egon behar du gertatzen dena da ez duzuela nahi marra hori jartzea marra horretatik kanpora batzuk geratuko direlako eta alde batetik

legediak eta bete egin behar direla beste alde batetik hemen aurkitzen dugun bertigo hori

txapuza ikaragarria izango da eta europak esaten duena hor dago baina jaurlaritzaren esku dago honekin aurrera egitea edo ez egitea

eta iruditzen zaigu lehen sektoreak bizi duen egoera kezkagarria dela horrekin ere gainera bat egingo duzuela zuek ere eta ez dagoela sektorea erdipurdiko planteamenduetarako behar direla planteamendu sendo gardenak eta apustua benetakoa egitea

marka berri honekin zer ikusten dugu ba alde batetik ekoizpenari mugak ez baldin bazaizkio jartzen

aurkituko dugula alemaniako berrogeita hamar edo ehun baserritarrek kooperatiba baten egin duten gazta hemen euskal herrian gasteizen bertan edozein saltokietan euskal zigiluarekin

ez dela artisaua hori ez dela euskalduna hori dela iruzur komertzial bat

hortaz erdibidekoari ezetza emango diogu guk iruzur komertzialik ez dugulako babestuko besterik ez eskerrik asko
eskerrik asko lazarobaster jauna euskal talde popularraren

eskerrik asko lópez de ocariz andrea euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza eskerrik asko

telleria jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lazarobaster badiola jaunaren mozioaren jatorrizko

hogei ez berrogeita hamalau ondorioz ez da onartu jatorrizko testua jarraian

erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez dauka ezta argia piztuta txartela ondo sartuta daukazu

sartuta zeukan mesedez

botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamalau

matute zure botoa ere kontrakoa aktan hartu dadila ondorioz onartuta

gai zerrendako hirugarren puntua mozioa carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua landa inguruneetako segurtasunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza bai

ni ere landa gune batean bizi naiz orain dela egun batzuk seguridade pribatuko enpresa bat etorri zen

seguridade sistema bat eskaintzera seguridade ekipo bat eskaintzera erabili zituzten argudioak hemen entzun ditugun

tasaren igoera etengabea bi talde antolatuak bortitzak oso prestatuak atzerritarrak lurralde konkretu batetik etorritakoak

ertzaintzaren eraginkortasun eza axolagabekeria eta baita ere erabiltzen zuten iturri berdina barrio jaunak ekarri duena hau da sindikatuek

bisita horren ostean arduratuta geratu nintzen beldurtuta alarmatuta geratu nintzen koadroarekin nik ez dakit nola dauden antolatuak talde hauek pentsatzen dut horren inguruko datuak sailburuak edukiko zuela eta horregatik

nik ez dut jasotzen ertzaintzaren barrutik horrelako datuak ez dauzkat horrelako konfidentziak ez ditut barne iturritik esan den moduan

jarduna eta bitartekoak eraginkorrak diren edo ez ezagutzen eta orduan eskura daukadan elementu bakarrak dira datu publikoak delinkuentzia tasak ratioak eta horiek begiratu nituen ea justifikatzen zen neukan

hangoa naiz datu horiek berriro ere kezkatu ninduten

nik ere beldurra badut alarma badut eskatu behar dut laudioko komisaldegian patruila gehiago egotea ez hiru ez lau baita ere sei eskatu behar ditut

are gehiago han dauden nire kolore politikoa duten herriek eta alkateak

altxatu behar dut alarma sustatu behar dut

halako arrisku egoera altxatu

guztiz arduragabea iruditzen zait horrela jokatzea ez naiz ez hango ez hemengo legebiltzarkidea lurraldea oro har hartu behar dut aintzat eta horregatik

egitea banderiak egitea jendearen segurtasunaren sentimenarekin edo

el delito eta hori da hain zuzen ere gure zuzenketaren bitartez aurkezten duguna eta planteatzen duguna

neurri prebentiboak martxan jartzea ekonomikoak sozialak hezkuntza mailakoak bigarrenez koordinazioa ertzaintza eta tokiz tokiko

eta baita ere ordezkari politikoekin eta hirugarren eta azkenik atxiloketa praktikatu behar denean baita ere praktikatu behar delako

aintzat hartzea horretan oraindik badago zer hobetu ez gaude ados aurkeztu diguzuen

emendakinekin eta horregatik ez dugu babestuko ez gaude ados eajk ere ekarri duen zuzenketarekin izan ere

plan horrekin aukera bat galdu zen benetan dimentsio

eta organigrama aldaketa txiki batean baino ez zen geratu

plana hasi naiz nire jarduna anekdota bat kontatzen

pribatuko ekipo eta kontratu bat ez nuen hartu

egin nion uko egiten diodalako beldurrarekin bizitzeari uko egiten diot alarma soziala pizteari arduragabeki

eraginkorra izan behar du herritarren eskura dagoena berdintasunez besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna
euskal sozialistak taldearen ordezkaria den unzalu jaunak dauka hitza

presidente andrea legebiltzarkideok egunon denoi señor barrio yo inocente de mí

eskerrik asko agirre jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoak ez du hitzik hartu behar eskerrik asko maneiro jauna erantzunen txandara pasatuz

sin ninguna duda muchas gracias eskerrik asko barrio jauna arzuaga jauna zurea da hitza

orduan eraginkortasunez egin behar da eta orduan

aurrikuspenez eta era prebentibo batean jardun behar dela pentsatzen dut hau dela arduratsu jokatzea pentsatzen dut alarma sortzea eta irtenbide batzuk hemen

erdibideko honetan agertzen direnak ez direla bat ere errealistak pentsatzen dut horretarako betiko irtenbidea betiko konponbidea polizia gehiago ez dela inolaz ere irtenbide

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den agirre jaunak dauka hitza bai

eskerrik asko agirre jauna eztabaida amaituta

euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

onartu gabe geratu da laugarren puntua beste baterako utzi denez bosgarrenera pasako gara

barkatu barkatu gelditu denak ez

osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bai eh bilduren osoko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hogeita bat ez berrogeita hamalau ondorioz

taldeak aurkeztu duen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da euzko abertzalearen osoko zuzenketa esan bezala laugarren puntua beste baterako utzi da eta bosgarren puntura pasako gara honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

kanpo uzten dituen lege proiektuari buruz eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bi mila hamairuko abenduaren hogeita seiko

osasun arretaren gainean argitaratu den xedapen gehigarriari buruz proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den roncal andreak
dauka hitza señora presidenta eskerrik asko

nada más y muchas gracias eskerrik asko roncal andrea jarraian eh bildu taldearen ordezkaria

bai mila esker mahaiburu andrea eguerdi on denoi gizarte segurantzaren lege orokorraren testu

gehigarriaren bidez urtarriletik aurrera atzerrian dauden herritarrak

geratuko dira baldin eta laurogeita hamar egun baino gehiago langabezian badaude horrek esan nahi du

euskal autonomia erkidegoko pertsonek zailtasun gehiago izango dituztela haien egunerokotasunean zailtasunak edo etxebizitza aurkitzeko zailtasunak herritarrek etorkizun duin bat lortzeko eta gainera orain osasun arretarik gabe

norberaren etxea eta herrialdea uztea ez da egoera samurra eta gehienetan bide hori aukeratzen denean derrigortuta

lanik gabe atzerrian bizirik irauten era eskasean langabezi saririk jaso gabe aurreztutakoari esker edo

esker hau da atzerrira joan diren eaeko pertsona gehienen egoera gogorra eta gordina eta pp ren gobernuak

hartzen du egoera hori horregatik ez da gorritzen neurri hauek hartzen dituenean aurrezkiaren aitzakiarekin murrizketa gehiago ezartzen du eta badirudi ez zaiola inporta osasun

amaitzea espainiako gobernuak hasieran errege dekretuaren bidez egoera irregularrean dauden pertsonen kontra neurriak hartu zituen eta orain atzerritara joaten direnean kontra

euskal autonomia erkidegoko biztanleok berriro ere jasango dugu espainiako gobernuaren erabakia eta horregatik uste dugu jaurlaritzak neurriak hartu behar dituela eskubide ukazio hau areagotzen da gazteen artean euskadiko

ateratzen ari dira gure herrialdetik etorkizuna bila ikastera

euskadiko gazteriaren kontseiluak bere iritzia eman du honen inguruan eta oso argi adierazi du txosten batean zein den gazteriaren artean migrazio fenomenoaren aurpegi ez atsegina hori guztiari gehitu behar diogu

galera migrazioaren hautabidea aukeratzen denean bidaia eta prozedura deseroso eta zail bat hasten da eta bide hori sarritan oztopoz beterik beste nazio batean amaitzen da baina ezin dugu ahaztu ppk hartutako

galtzeari buruz ere hitz egiten ari garela batez ere pasaden urtarriletik aurrera eh bilduk argi du egoera latz honen aurrean neurriak hartu behar direla eta jaurlaritzak bermatu behar duela osasun

herritar guztientzat salbuespenik gabe horregatik urgentziazko neurriak hartu behar ditu espainiako gobernuaren murrizketa berri horri aurre

sanitario dakizuenez talde proposatzaileok

eta testu horretan ezetsi egiten dugu espainiako gobernuaren neurri berri hau eta eskatzen diogu bertan behera utz ditzala osasun eskubideak

salatzen dugu espainiako gobernuaren inposaketa eta beste aldetik jaurlaritzari etxeko lanak jartzen dizkiogu eskatzen diogu bere eskumenak erabil ditzala neurri politiko eta juridikoak hartzeko eta ondorioz

atzerrian hiru hilabete baino gehiago daramatzaten eta langabezi saria ez duten herritarrentzat osasun txartela

legebiltzar talde gehienok gure jarrera argi utziko dugu erdibide honen bidez eta orain jaurlaritzaren eskuartean geratzen da guzti hau kudeatzeko gobernuari erdibideko hau ere kontuan hartzea eskatzen diogu eta onartuko dena aplikatzea lehenbailehen ez bakarrik joaten direnei atzerritik euskadira etortzen direnei ere bai baina hori beste kontu bat da eta beste aldi batean zehaztuko dugu

recorte social impulsado por el gobierno del pp gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den orbegozo jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea eguerdi on legebiltzarkide guztioi legez besteko proposamen honen inguruan

ideia nagusi hauek agerian jarri nahi izan ditugu egin genuen hasierako zuzenketan eta baita ere eh bildu eta alderdi sozialistarekin erdietsitako akordioan

inondik inora ez dugu bat egiten espainiar gobernuak hartutako erabakiarekin kasu honetan lehenago aipatu den bezala espainiar gobernuak adierazi zuen

asmoa hau da osasun txartela kentzea estatutik kanpora laurogeita hamar egun baino gehiago

eta langabezia prestazioa galdu dutenei beste neurri bat osasun arloan neurri murriztaileak ezartzeko eta gu ez gatoz bat ez honekin

alegia botiken tratamenduetarako ordainketa berria sartzearekin atzerritarrei errolda baldintzak eta abar neurri horiek ez datoz bat euskal osasun sisteman oinarri diren unibertsaltasun eta ekitate printzipioekin horrez gain

eraginkorrak direnik gure osasun sistemaren bideragarritasuna eraginkortasuna eta iraunkortasuna bermatzeko ekonomia krisiaren aitzakipean

eta hori ez dugu guk bakarrik esaten joan den urtarrilean ezagutu genuen europako eskubide sozialen batzordeak

gogor salatzen eta kritikatzen dituela neurriok eta norabidea aldatzeko espainiako gobernuari beraz hau ez da eusko legebiltzarretik egiten diogun eskaera bakarrik nazioarteko hitzarmenak gainbegiratzen dituen organo horrek ere

hartutako neurri horiek diskriminatzaileak direla eta ondorioz

bestalde euzko abertzaleak taldeak salatu nahi du beste behin ere neurri horiek aldebakartasunez hartu dituela espainiako gobernuak aldaketa hori egikaritzeko

ez da inon eztabaidatu eta ez da inongo komunikaziorik egon asmo horien inguruan osasun sailburuak berak behin baino gehiagotan

izan ere hartutako neurriek gure eskumenak urratsen dituzte osasun arloan eta gainera euskal osasun sisteman eragin kaltegarria

gure autonomia erkidegoa ez da beste zenbait autonomia erkidegotan bizi duten finantza edo ekonomia egoera latzaren erantzule hemen gai izan gara gure eskumenak erantzukizunez kudeatzeko eta euskal osasun sistema publikoaren iraunkortasuna bermatzeko

ez dugu onartzen gure eskumenak urratuz beste autonomia erkidegoei aplikatu nahi zaizkien politika murriztaile berberak inposatzea alde bakarrez gainera ez dugu hori onartuko susmoa baitaukagu ea benetako asmoa

ea benetako asmoa ez ote den estatua berzentralizatzeko nahia eta gu behintzat hori ez dugu onartuko zentzu horretan

jaurlaritzak eta osasun sailburuak bereziki erabaki edo asmo horien berri izan zuenetik argi agertu duen desadostasuna osasun sailburuak publikoki adierazi du jaurlaritzak ez duela bat egiten horiekin eta gure taldeak ere ez hasieratik hartu du konpromisoa

eta gure eskumenak defendatzeko eskura dituen baliabide guztiekin guk ere berretsi egiten dugu jarrera hori eta gure zuzenketaren bitartez legebiltzarraren babesa adierazi nahi izan diogu erabaki horri eutsi diezaion horregatik adostu dugu erdibideko zuzenketa hau eusko jaurlaritzari adierazteko osasun sailburuaren jarrerak eusko legebiltzarraren babesa izango duela

bermatuta izan dezaten osasun asistentzia baina hori guztiaz gain beste irakurketa bat ere egin beharra daukagula deritzogu izan ere beste behin ere

gaur egungo esparru juridikoak ez dituela asebetetzen euskal autonomia erkidegoko herritarren beharrak eta osasun arloan azken boladan gero eta argiago ari da geratzen hori legebiltzarreko talde guztiek alderdi popularrak izan ezik uste dute egungo eredua

eta ez dela zilegi espainiar gobernuak autogobernuarekiko erakutsitako errespetu falta ez ditu gure eskumenak errespetatzen eta alde bakarreko erabakien bitartez

euren neurriak aplikatzera kasu honetan osasun arloan baina baita beste esparru eta euskal erakundeen kasuan ere bai eta horren aurka aurrerapausoak emateko garaia dela uste dugu autogobernuari buruzko ponentzia osatu berri da eta hor urratsak eman beharko ditugu egun jasaten dugun egoera bidegabe honi irtenbideak bilatzeko izan ere

izan da osasun arloan ez dela errespetatu gure autogobernua ez dira errespetatu gure eskumenak eta espainiako gobernuak

inposatu nahi izan du berriro hainbat eta hainbat neurri euskal osasun sistemaren kalterako eta jaurlaritza eta osasun saila

gure eskumenak defendatu eta ordenamendu juridikoaren barruan neurriak hartu ahal izateko eta hori ezin daiteke jasan gehiago ez da normala gureustez etengabeko gatazka juridikora murgilduta egotea eta horrek guztiok bultzatu beharko gintuzke hausnarketara

gainditzeko lanari ekitera baita ere alderdi popularrari euskal autonomia erkidegoko herritarren benetako interesak defendatu nahi baldin baditu

taldera pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

heldu dira hiru talde eta ematen du ere upydk azkenean laguntza emango diola akordio

gauza batzuk zehaztu nahi ditut interbentzio honetan beti

horrelako gai bati buruz eztabaidatu dugunean legebiltzar honetan

maneiro jauna zurea da hitza

a favor del punto uno de la transaccional nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna isiltasuna mesedez orbegozo jauna zurea da hitza

eskerrik asko orbegozo jauna eta amaitzeko talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea bueno diferencias ideológicas según el señor orbegozo

garrido andrea eztabaida amaitu denez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

erdibideko zuzenketa onartuta geratu da osoko bilkura eteten da